arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari

enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako diru laguntzak emateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda garrido anderea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta aldezteko

gai hau ez da berria urtero alderdi popularrak proposamen berbera aurkezten du ganbara honetan gobernu honen pasibitatea ikusi ondoren esan behar dugu beste urteetan akordio zabalak lortu gai honi buruz ia gai guztien artean euzko alderdi jeltzaleak izan ezik

herritarren arazo nagusienak eta horregatik administrazioek

arazo honi gure autonomia erkidegoan enplegu politikaren eskumena eusko jaurlaritzari dagokio gernikako estatutuaren

hau ez dela lortzen kalitatezko enplegu egonkorra lortzea

lanbidek enplegua sortzeko ekimenak diseinatu behar ditu

laguntzaz orduan esan dezakegu tokiko eremua dela aproposena

horregatik enplegu politikek jaso behar dute eredu hori lanbidek deialdien bidez zenbait laguntza ematen ditu enplegua

tokiko planak ekintza bereziak biltzen ditu laneratzeko arazoak dituztenentzat eusko jaurlaritzaren enplegu planaren arabera

bai arratsalde on denoi talde proposatzailearen bozeramaileak adierazi duen bezala

ez da argitaratu aurten ere berandu dabil lanbide eginkizun horretan lanbideko gainontzeko

beste batean hitz egingo dugu beraz gaur zentratuko naiz gai honetan azken

atzerapen honen inguruan diru laguntza horiek gaur egun tokiko garapena sustatzeko jaurlaritzak era zuzenean bideratzen dituen

bere garrantzia badu edo izan beharko luke deialdi hauen antesala bi mila hamabiko deialdia izan zen horretan eskualde

bideratu zen eskualde bakoitzaren beharrizanei eta

eskualdeko planak eta horiek oinarri hartuta tokian tokiko neurriak abian jarri

edo saiatu egin ziren egiten eskualde batzuk eskualde horien eragile sozioekonomikoekin batera planak egiterakoan baina jakina da

beraz hemen lehenengo akatsa plan asko hanka motz gelditu ziren eta hanka motz daude oraindik ere adibide bat jartzeagatik enkarterrikoa

diru laguntzen irizpideekin edo baldintzekin batez ere bi arrazoi nagusiengatik

sortzen den enplegua enplegu nahiko bueno prekarioa delako eta oso denbora

iraupeneko kontratuak dira baina ez horregatik bakarrik baita deialdiak kudeatzeko moduagatik

desastre hutsa izan da askotan eta benetan eskualdeko

batean erantzuteko ez dira batere eraginkorrak diru laguntza hauen kudeaketan izugarrizko

adibidez kontratuak etxeko bingo batekin zozketatu dituzten herrietatik langile modu

udaletara adibidez eta bai horrelakoak ere

zehazki diru laguntza hauen kudeaketan ezagutu ditugu kasuak non jaso diren soldatak irrisorioak izan diren eta inolako prebentzio

horiek hobetu beharko diren irizpide batzuk baino ez dira

prekarietatea subentzionatzen ez jarraitzeko baina eh bildutik

kritikaz egiteaz gain gauzak hobetzeko proposamenak

atera beharko den deialdi hobetze aldera proposamen batzuk botako ditut por ejemplo en cuanto al

beste adibide bat jartzearren adibidez busturialdean badute lehenengo sektorea bultzatzeko programa bat beraz plurianuala baina ez dauka jarraipen linealik sei hilabetetan ari dira

eta beste sei geldi dekretua noiz argitaratuko

baldintzak horrek ez egonkortasun handia sortzen die agentziei eta udalei batetik ez dakitelako inoiz

eta bestetik kontratatzen dituzten teknikariak ezin dira

horrek dakar proiektuaren jarraipena pertsona berriekin egin behar dutela dekretua publikatzen den bakoitzean eta nola ez

beraz benetan eskualdeek beharrizanei era estrategikoan garatzeko

sortu behar dute lau urteko deialdiak izan beharko lirateke zer esan adibidez kontratuen luzapenaz ondo

ezartzea baina zergatik izan behar dira ba gehienez adibidez sei hilabetekoak ziur proiektu askotarako denbora gehiagorako izan beharko luke kontratazio horiek eta adibidez aurreko

adibidea jartzeagatik eta kontratazioen lan baldintzez

enpresek egiten dituzten kontratazioak gertatzen dira oso

betetzen sektoreko lan hitzarmena edo ez ditu aplikatzen inolako lan hitzarmenik eta horrelakoak ere

eta horrelako egoerak saihesteko eta benetan sortzen den enplegua enplegu duina izango dela bermatzeko eh bildutik uste dugu ezinbestekoa dela

sektoreko lan hitzarmena betetzea beti ere enpresa edo entitate kontratatzaileak lan hitzarmen hori betetzen duen hitzarmenik ez badu adibidez udalen bitartez kontratatzen direnak edo kudeatzen direnak ba seguru aski

aplikatuko zaiela baina enpresetan batez ere gertatzen direna da batzuetan inolako konbeniorik ez dituzte

diru laguntza hauek bideratzean eta benetan agentziek betetzen dute ahal duten neurrian baina beraiei ere ez egonkortasun handia sortzen die inoiz aterako diren ez jakiteak eta agentziei dagokienez

kontrataziorako diru laguntzak bideratzeaz gain beraiei ere sortzen zaizkien kudeaketako gastu batzuk subentzionatzea adibidez

prebentzio formakuntza eta hau ere agentziei beste gastu batzuk

materialen aldetik sortzen die beraz

eta beno hauek dira batzuk baino beno proposamen batzuk

hobetuko luketen proposamenak eta noski eskualdeko planen helburuak lortzeko erraztasunak

euzko abertzalean taldearen ordezkaria arregi anderea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru anderea sailburuok legelbiltzarkideok

aurten ere beste bozeramaileek esan duten bezala enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako bi mila hamasei urteko laguntzei buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri eta honi buruz mintzatuko naiz nire lehenengo txanda honetan hau baita gaurko ekimenaren funtsa

proposatzaileak bere denbora erdia baino gehiago beste gai batzuetara dedikatu gu honetan zentratuko gara

aktibitate ekonomikoa suspertzea izan da lehen momentutik beharrezkoa baita enplegua sortzeko aktibitate ekonomikoa berpiztea honetarako gobernuak zenbait laguntza eta ekintza gauzatu ditu egonkortasuna bilatu nahian baldintzak hobetu daitezen

enplegua sortzeko eta emaitzak hor daude gustatuko litzaigukeena baino astiroago bada ere langabezi tasa behera dora enplegu netoa sortzeko gai izan gara

bere konpromisoa bete du enplegua sortzeko baldintzak martxan jarri ditu eta emaitzak hor daude sarri esan dugu baita kalitatezko enplegua sortzeko gai izan behar dugula zulaika andreak esaten zuen moduan

enplegua sortzearena bigarrenera pasatu behar dugu kalitatezko enplegua sortzeko ahalegin guztiak egin behar ditugu

buru belarri egia esan ez dugula ulertzen oso ondo ekimen hau urtero ekartzearen arrazoia jaurlaritza kritikatzeaz aparte enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak martxan daude eta euren helburua lortzen

enplegua sortzeko proiektuak egin eta martxan jar ditzaten

eta modernizazioa ahalbidetu behar dute proiektu horiek eta koherenteak izan behar dute enplegua sustatzeko bi mila hamairu bi mila hamasei programak enplegurako toki ekintzaren alorrean ezarri zuen helburuarekin

asmoa genuen enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako diru laguntzak beharrezkotzat hartzen ditugulako guztiz garrantzitsuak eta eraginkorrak baitira eusko jaurlaritzaren apustua gai honekiko dudaezina da eta urtero urtero gainera hor dago

diru laguntza hauek bigarren puntuari dagokionez iazko eztabaidan esan bezala teknikoki eta juridikoki ezinezkoa da betetzea nahiz eta eskatu eta eskatu eta eskatu ezinezkoa den gauza bat eskatu mila bider eskatu arren

no apoyaremos esta petición insisto de imposible cumplimiento bilduren zuzenketa gehigarriaren lehen puntuarekin bat egiten dugu lehen esan eta azaldu dudan bezala eta horrela gainera egiten ari da

bigarren puntua ez dugu babestuko puntuka eskatuko dugu

legearen kontra doalako eta badakizue horrelakoetan ez gaituzuela bidelagun izango legeak gehiago edo gutxiago gustatu bete egin behar dira

eskerrik asko itxaso jauna erantzunen txandara pasatuz garrido

eskerrik asko mahaiburu andrea beno lehenengo txandan ez dit denbora azaltzeko bueno zer egingo dugun noski gure zuzenketa

proposamenari baietza emango diogu ados gaudelako deialdia atera behar delako

eta gero gure zuzenketak igual hobeto azalduko dut zeren lehenengo txandan ez da gelditu

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea señora garrido ha aprovechado

dirección eta eh bilduri bai eskertzen diogula zure

horrela da kritikaz aparte gauzak proposatu dituzue baina gero egia da horrek

ez zuen zuzenketa gehigarrira ezta oinarrizko ekimenean

hor batzen eta gero esan duzu be bai diru laguntza hauegaz oso kritikoak zaretela bai kontratu motak bai soldatak bai

baina hala eta guztiz jarraitzen duzue eskatzen beraz dena

badute suposatzen dut eta besterik ez

eskerrik asko arregi andrea euskal sozialistak itxaso jauna

eskerrik asko itxaso jauna eztabaida amaituta

lehenengo eta behin eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa puntuka
baina gehitzeko zuzenketa gehigarria eta be bai oinarrizkoa bai

bi eta hiru puntu dauzka orduan lehenengo bozkatuko dugu bigarrena eta gero hirugarrena gehitzeko enmienda de adición

lehenengo bozkatuko dugu bigarrena bale bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu gehitzeko dena bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ondorioz hirugarrena ez da onartu jarraian bototara jartzen da euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua puntuka

bale bi puntu ditu bozkatuko dugu lehenengoa bozkatu dezakegu

aho batez onartuta geratu da jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da bigarren puntua gai zerrendako bigarren puntua mozioa maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua etxebizitza legeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldeen txanda

eskerrik asko arratsalde on guztioi esan genuen bezala espainiako gobernuak

auzitegi konstituzionalera jotzea erabaki zuen legebiltzar honek onartu zuen etxebizitza legeari konstituzio kontrakotasun helegitea aurkezteko

auzitegi konstituzionalak tramitera onartzen duela espainiako gobernuak sustatutako helegitea

eta nola ez aurkaratu diren artikuluen suspentsioa eskatu da eta berez

eta ez lirateke aplikagarriak izango konstituzionalak berriz bost hilabete dauzka legea aztertzeko eta suspentsio hori altxatzea erabakitzeko eta ikusita ze erritmo bizia izaten duten eta espainian bizi duten zirku politikoa ez dut uste lehenago ezer jakingo dugunik

suspentsioa berehala altxatu ezik jaurlaritzan dugun gobernu honek ezingo ditu gizarteak behar beharrezko dituen hainbat neurri martxan edo indarrean

baina honek ez du esan nahi gobernuak ezingo dituenik beharrezko garapenak egin eta indarrean jarri ahal direnerako dena prest utzi horregatik

indar guztiak lehentasunez suspentsioa altxatzea aldarrikatzen eta egin beharreko presioak egiten helegite errekorritutako artikuluak zehazki hurrengoak dira hirugarrena artikuluan bi puntu etxebizitza egoki erabiltzearen eta jenderik gabeko etxebizitzak kontzeptuen definizioak laugarrena artikuluan etxebizitza edo bizitokiaren nahiz eraikinaren eta gainerako elementu komunek

artikuluan lehenengo puntua publikoak izango diren akzioak jasotzen dituena

etxebizitzaren erabileraz aldi baterako desjabetze prozedura aplikatu ahal izango dela jasotzen duena

hiru puntuak etxebizitza jenderik gabe dagoela kontsideratzeko prozedura jasotzen duena

osoa jenderik gabeko etxebizitza nahita ez

bigarren puntuko hainbat atal bete beharko luketen funtzio soziala betetzen ez duten etxebizitzetan administrazioak esku hartu ahal izateko jasotzen diren

etxebizitzen erabilera desegokia frogatzeko baliabideak jasotzen dituena

artikuluko lehenengo puntua eta hirugarren puntuko atal bat babes publikoko kalifikazioa ez duten etxebizitzen

hauek behar den bezala kontserbatu eta birgaitzen ez badira jasotzen duena

baita kasu honetan ere hipoteka exekuzioen ondoriozko etxegabetze prozeduratan sartuta dauden etxebizitzen aldi baterako nahita ezko desjabetzea

desjabetze prozedura eta presako okupazioaren deklarazioa jasotzen duena

arauak ez betetzea bizilagunentzat arrisku larria badakar arau hauste oso larritzat jotzen duena eta

bizilagunentzat arriskurik ez badakar arau hauste larritzat jotzen duena beraz ikusten denez helegite honek etxebizitza duina izateko eskubide subjektiboa zalantzan jartzeaz gain kaleratzeen kontra neurriak indargabetu nahi ditu legearen

besteak beste hutsik dauden etxebizitzei erabilera emateko neurriak egotzitako funtzio soziala betetzen ez duten etxebizitzetan esku hartzekoak

jabetzakoak direnei ere erabilera eman ahal izateko desjabetze aginduak oro har gaur egun dagoen etxebizitza beharra asetzera zuzendutako neurriak eta helegite hau justifikatzeko erabiltzen diren

eta jabetzaren eskubideari erasotzen omen dio sinesgaitza esan genuen bezala eh bilduren iritziz erabakia larria da oso zuzen zuzenean autogobernuari egiten baitio eraso argi geratzen da gobernu espainola ez dagoela hemen hartutako erabakiak onartzeko eta errespetatzeko prest non gelditzen dira gure eskumenak etxebizitzaren kasuan esklusiboak direnak

onartu den eta zalantzan dagoen lege bakarra hor daude baita haustura hidraulikoaren legea eta funtzionarioen hogeita hamabost orduko

erasoak bata bestearen atzetik datoz etenik gabe gero eta nabarmenagoa da estatu burujabea behar dugula erabakiak hemen hartu behar ditugula askatasun osoz parlamentu honen gehiengoek hartzen dituzten erabakiei horrelako mesprezurik adieraziko ez dien

gobernuaren menpekotasunik gabe eta helegitea larria da baita ez baian jartzen duelako etxebizitza izateko funtsezko eskubidea bermatu beharra horixe da legebiltzar honek onartu zuen

hau da administrazio publikoak herritar guztiei etxebizitza eskubidea bermatu behar diela finean oinarrizko printzipio horren

funtsezko eskubide horren izenean etxebizitza legeak tresnak eskaintzen dizkio administrazioari orain arte eskubide teorikoa baino izan ez dena modu praktikoan gauzatu ahal izateko eta bereziki tresna eraginkorrak aurrikusten ditu

etxebizitza hutsak merkaturatzeko bide oso eraginkorra dena baita alokairuko derrigortasuna kontenplatzearekin eta noski

desjabetzearekin alegia etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuz espekulazioaren gainetik beraz etxebizitza legearen

herritar guztien oinarrizko eskubideen aurka jotzea da herritar guztiak dira gobernu espainolaren erabakiaren biktimak eta nola ez gehienetan bezala behar gehien dutenak izango dira oraingoan ere kaltetuenak eh bilduk kaleratzerik gabeko euskal herria nahi du eta etxebizitza legea baliagarria da horretarako kaleratzeak saihesteko baina ppren

finantza erakundeen interesak babestea baizik gobernu espainolaren helegite honek argi utzi du hori eta

argi utzi du baita ere herri honek burujabetza osoa behar duela herritar guztien eskubideak babestu nahi baditu madrilen menpe jarraituz gero helburu hori ezinezkoa izango delako eta

eta bere horretan hiru eskaera egiten genizkion jaurlaritzari

eta erdibideko batetara iritsi gara eta onartuko duguna funtsean zera izango da eusko legebiltzarra dagozkion eskumenei erantzunez jarritako konstituzio kontrakotasun errekurtsoetan agertzea

eusko jaurlaritzari eskatzea prozesuan agertu dadila eta

aipatutako konstituzio kontrakotasun errekurtsoari era berean errekurritutako artikuluen suspentsoaren aurka azalduz eta azkenik eusko jaurlaritzari eskatzea etxebizitza legearen aplikazio integralerako

garatu eta martxan jarri ditzala eta euzko abertzaleak taldearekin eta euskal sozialistak taldearekin erdibideko hau proposatzeko adostasunetara iritsi izanak bene benetan pozten nau

hori ahalbidetu izanagatik argi gelditzen da legebiltzar honen gehiengo zabal zabal bat prest dagoela kasu honetan behintzat

gure aurkako erasoei aurre egiteko eta hori da bidea elkar harturik gure eskubideak eta gure eskumenak defendatu behar ditugu jarriko dizkiguten oztopo guztiak gainditu behar ditugu beste materia batzuetan

zailtasun handiagoak izango ditugu agian adostasunetara iristeko hori egunerokotasunean ikusten da garbi baina autogobernua defendatzeko bat egin behar dugu nahi eta nahi ez eraso hauei eta etorriko direnei aurre egiteko horrela erreakzionatuko bagenu gure autogobernuari eta gure eskumeni egiten zaien eraso bakoitzean
beste egoera batean geundeke eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialisten taldeen ordezkaria itsaso jauna zurea da hitza

nada más eskerrik asko itxaso jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jaunak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi gai honen inguruan euzko abertzaleak zuzenketa bat aurkeztu du eta zuzenketa honek hiru puntu dauzka realizamos como digo tres propuestas la primera

bere osotasunean garatu ahal izateko eusko jaurlaritzak

eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeetara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandara pasatuz otamendi anderea zurea da hitza

lege txarra perfektua dela ez dugu esango noski

baina alde ezberdinetatik zoriondu den lege bat txarra dela esatea

gustatzen etxebizitza legeak

berrogei bat garapen jasotzen ditu eta oraingoz bakarra garatu da

baina legea onartu zenetik hamar hilabete pasa dira jada eta legearen garapena aurreratuago egon beharko litzateke beraz badago zer egina lehenbailehen martxan jarri beharreko hainbat ekinbide badaude adibidez

publikoa sortzea jenderik gabeko etxebizitzen erregistroa sortu beharra dago edo alokairurako parke publikoa handitu beharra dago

entzun ahal izan genizuen esaten alokairuko etxe bat eskuratu ahal izateko ehun eta hirurogeita bi eskaera jasa direla jada

hogeita hemezortzi gipuzkoan eta hemezortzi araban baina oraindik garapen prozesuan dago etxebizitzarako eskubide subjektiborako dekretua eskaera hauei erantzun egokia emateko ez omen dago etxebizitza nahikorik alokairurako parke publikoa handitzeko politika aktiboak

lehentasun osoz beldur gara etxebizitzarako eskubide subjektibo hau efektibo egin beharrean hau da etxebizitza duin bat jaso beharrean beste prestazio bat jasotzera mugatuko ote den

kasu batzuetan hala beharko du izan bai baina kasurik gutxienetan izan beharko litzateke hori horrela beraz

gaur onartuko dugun hirugarren puntuan jasotzen dena betetzen

diren neurri eta ekimen guztiak garatu eta martxan jartzen gu hemen aurkituko gaituzue jarraipen zorrotza egiten eta noski edozertarako
laguntzeko beti prest eskerrik asko otamendi anderea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu

bozkatuko ditugu erdibideko zuzenketaren bat eta bi puntuak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hiru bai hamar ez

erdibideko hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bi bai hamar ez bat abstentzio

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa patxi elola azpeitia euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskotrenek donostiaren eta urola kosta debabarrenaren

txanda elola jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

arratsalde on lehendakari sailburu arratsalde on guztioi azkenean iritsi da gau trenaren gaia ordua

aldaketa izan dira beste arrazoiengatik batzuentzat

agian txikikeri bat izan daiteke baina nire ustez
txikikeria askoek gauza handien oinarria izan daitezke mesedez isiltasuna gaurkoan hala ere izan daiteke

hemen izan zinatenok gaur hamabost egun sailburuari eusko jaurlaritzari interpelazio bat egin nien non eta eskatzen genuen

izan dezaten bermatzeko noski eusko trenbide sarea

gehiagorik eskatzen sarea dagoenetan osatzea

metatutako esperientziatik abiatuta teknikariek osatutako euskotreneko eskaintza batzordeak erabaki zuen adierazitako ordutegietan estimatutako eskaria ez zela trenbide zerbitzu bat jartzeko

eta baita sailburuaren hitzak hartuta estimazio eta hipotesien aurrean hartutako erabakia zela mesedez isiltasuna estimazio eta hipotesien arabera pertsona bat heldutasunera heltzen iritsiko jaioko
hasiera bat izango ez balu lehenik hasiera batean jaio egin beharko luke ume horrek koskortzen den bitartean lagundu eta hezi egin beharko genioke eta gero

bizitza luzea eta oparoa izatea nahiko genuke noski tutoretza laguntza

artean lagunduta horixe bera da guk nahi duguna gau trenarekin hasiera bat izatea jaiotza bat izatea eta jaiotzaren ondoren ikusiko dugu

eskaera honekin urte batzuk eta nahi duguna bakar bakarrik da hitzetatik akordioetatik ekintzetara pasatzea horixe da gure gaurko asmoa orain dela gutxi irakurri genuen

zerbitzurik egon ez balego ez litzateke gorakadarik izango

erabaki honekin pozten gara ikusten dugulako beharra ikusten dugulako gorakada handia izan dela zumaitik kontuan izan zumaitik donostira bitartean

inguru bertako eskaera delako konturatzen gara eta

ikusten delako beharra eta erabilera izateko martxan jarri beharra dago erabilerak ohitura bihurtzen du

ohitura dagoenean erabilerara eramaten gaitu deba donostiako zerbitzua martxan jartzen ez den bitartean estimazio eta

eta ez datu zehatzetan beraz froga bezala edo guk nahiko genukeena gaurko honetan irtetea hasiera bat ematea gau trena zerbitzuari

uste oso honi konbentzimendu honi erantzuten dio azpiegitura publiko hau duela hamarkada asko eraiki zen

eta nire ustez zentzuzkoa da bere erabilera bultzatu eta ematen duen zerbitzua hobetzea baina ez arrazoi ekonomikoengatik bakarrik

baizik eta adierazi ditudan arrazoi guztiengatik

esan zerbitzu hau betetzen duen autobusa jada badagoela edo

edo gehituko dela azpiegitura publiko hau daukagunez trena erabilera eman diezaiogun eta zerbitzu hau gazte eta heldu jendeari ere eskain diezaiogun gau trenaren helburua

asteburu gauetan edo kirol eta ekitaldi kulturaletan autoz joan ordez euskotrena erabiltzea nahiago dutenen segurtasuna alegia erabiltzeari kalitatezkoa garraioa eskaintzen zaionean

eraginkorra eta prezio egokia duen orduan

erabiltzaileak gau trena erabiliko luke azken finean eskaintzen duguna beste lurraldeek duten

ez gehiago eta ez gutxiagorik dirudienez azken finean ekuanimitate gai bat da azken finean zintzotasuna

objetibotasuna eta berdintasuna da eskatzen duguna eta bukatzeko adierazi nahi dizuet gogoratu arazi nahi dizuet hazia

ezin dela uztarik jaso eskerrik asko eskerrik asko elola jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

euskotrenen donostiaren eta urola kosta debabarrenaren arteko tartean gaueko

aurkeztu duen interpelazioaren ondoriozko mozioari osoko zuzenketa aurkeztu diogu

eskatzen dena benetan herritarrek eskatzen duten zerbitzu bat den eta zehazki zein beharrei erantzuten dien aurkeztutako eskaera

baina beti ere benetan eskaera badago eta helburu konkretu batzuei erantzuten

beldur gara eta betikoan erori gaitezkeela asmoa bat izatea baina azkenean aurkakoa lortzea hau da ingurune horretako turismoa bultzatu eta ostalaritza lagundu asmoz beste helburu batzuen martxan jartzea zerbitzu hau baina aurkakoa gertatzea jendeak hiriburura hanka egitea eta herrietako bizitza galtzea eta

ahalik eta eperik laburrenean eusko jaurlaritzak aztertu ditzala donostiaren eta urola kosta debabarrenaren arteko korridore horretan dauden herritarren mugikortasunerako beharrak eta proposatu ditzala hauei erantzuteko neurririk egokiena eta azterketa hori ez litzateke mugatu beharko

gaueko tren zerbitzu edo kirol ekitaldi eta

kulturaletarako balizko eskaera bati erantzuteko baizik eta lehentasun osoz egunerokotasunari erantzuteko baita baina ez da soilik errentagarritasun ekonomiko terminotan egin behar errentagarritasun soziala eta nola ez ingurumen errentagarritasuna ere kontutan izan beharko lirateke

ez da nahikoa aurrekoan sailburu andreak azaldu zizkigun kostu sarrera eskaera estimazio batzuen ondoriozko azterketa ez da nahikoa gure ustez

herritarren eskaerak eta beharrak zeintzuk diren ondo aztertu behar dela irizten dugu eta ez hori bakarrik garraioaren antolaketa egokiena zein den aztertu behar da herritarrekin zein garraio eredu bultzatu nahi dugun erabaki eta

mugikortasun jasangarri baten aldeko apustu irmoa egiten dugu eta hori bermatzeko ahal den bitarteko guztiak jarri behar direla uste dugu

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egiten duen

lehentasun handiagokoa dela iruditzen zaigu egun dagoen tren zerbitzuaren hobekuntzak planteatzea batez ere deba zumaia arteko zerbitzuaren maiztasuna handiagotuz

edo egunerokotasunean bai lanera joateko ikastera joateko edo dena delakorako herritarrek garraio bide publikoaren aldeko apustua egitea errazteko adibidez debako tren geltokia indartu genezake ba intermodal bihurtuz etsk deban duen

badaude hainbat gauza egin ahal direnak baina esan bezala horretarako azterketa serio bat egin beharra dago

egin ahal izan ditugu eta egin ditugu aipatzen den korridore horretako udal batzuetako ordezkariekin

bat datoz azterketa sakon bat egin beharrarekin ez da behar hori sumatzen kirol eta ekitaldi sozio kulturaletarako

zerbitzu hori puntualki jartzen da hori bai azpimarratu digute adibidez debatik eta esan nahi nuen hau normala ez dena dela zuk esan duzuna askotan errazagoa dela

garraio bide publikoa erabiliz debatik bilbora joatea donostiara joatea baino eta hori egia da

beharra ikusten dugu ezinbestean guztiz bat etorri gara kasu honetan eajrekin honelakoak gertatzen dira bai batzutan gaur askotan eta gainera zergatik ez esan gure eskaera

elkarlanean jartzera bultzatzen baititu gipuzkoako foru aldundia eta gipuzkoako garraio agintaritza

denaren arabera azterketa egitearena aurrera irtengo denez ba eskatzen duguna da ea lehen bai lehen azterketa hori egiten den eta behar beharrezko

neurriak edo hobekuntzak lehenbailehen ba martxan jartzen diren

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria juez anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok arratsalde on denoi garraio jasangarriaren apustuak beste baldintza batzuen artean zerbitzuak ordutegien arabera

eta zenbat garraio mota dauden zati konkretu bat egiteko ikustearen arabera emango den eskaintza erabakitzera eramaten gaitu jasangarria izateak hori esan nahi du benetako behar bat betetzea eta horrela ez bada zertarako diru publikoa

erabili beste gauza askotarako erabili badezakegu euskotreneko teknikariak eskaeretan aurreko esperientzietan eta antzeko ekintzetan oinarritzen dira erabakiak hartzeko kasu horrela da eta kasu honetan gaur aztertzen ari garen gai honetan eskaintza batzordeak erabaki zuen zerbitzua zabaltzea ez zela beharrezkoa

bereziak ezarri ziren gaueko ordutegi bereziak ezarri ziren urola kostako herri batean jaiak zirelako eta rolling stones taldea gipuzkoako

zerbitzu berezi honen emaitzak oso txarrak izan ziren ia ez zen eskualdeko tren bidaiaririk egon donostiarantz

eta esan bezala datu bat da ez erabili

hartzen direla esateko eta aurpegira botatzeko adibide bat da legebiltzar honetan gauzak azaltzeko

bezala erabiltzen dira eta gaizki erabiltzen dira beraz adibidea da eta kontuan hartzekoa hori bai zumaia eta donostiaren arteko gaueko tren zerbitzua

euskotreneko teknikariek kostu sarrera eskaera ikertzen dute aztertutako tren zerbitzuen adierazgarriak hauek ziren urteko larunbat guztietan abenduko hogeita bosta eta bata ezik norabide bidean zerbitzua bi orduro ezartzea tren langile bi eta materiala zaintzeko hirugarren langile bat eta

garbitasuna sartzen zen baita ere bi mila hirurehun eta hogeita hamazazpi euroko kopurua aurreikusi zen donostiako jaietako

eta berdina egiten da larunbata arrunta baten gaueko hamaretatik

aztertuz lortzen den okupazio indizea hamalau koma hogeita hamarekoa da aurreikusitako erabiltzaileen kopurua hirurogeita lau pertsonetako izango litzateke

egingo ziren amara eta errekaldeko topoa hartzen dutenetatik hamazazpi bidaiari gehiago lortu ahal izango eta hogeita hamalau bidaia gehiago guztira

gau osoan zehar eta hori kasu edo egoera baikorrenean aurreikuspen baikorrenean diru sarrerak berrehun eta hogeita sei koma laurogei eurotakoak izango lirateke eta gastuak esan dudan bezala bi mila hirurehun eta hogeita hamazazpi

errepideko garraio publikoak autobusak betetzen duela zerbitzu hori hemen esan den bezala ez da inola ere ez ordutegi hori eta tramu hori zerbitzu gabe

ondo aztertu gabe zuzenetsi eta euskotreneko eskaintza batzordeak esaten du teknikariez osatutako batzordeak esaten du

ondo aztertu behar dela erabakia hartu baino lehen hala ere azpimarratzekoa da gipuzkoako foru aldundiak eta

lurralde agintaritzak ez zutela bere momentuan zegoen zerbitzua eta eskaintza handitzeko edo zabaltzeko premiarik ikusi erabiltzaile bakar baten

bai euskotrenera zuzenean heldu diren eskaerak edo foru aldundiaren bitartez euskotrenek antolatzen eta zuzentzen dituen egin zaizkien eskaeretan ez da gaueko zerbitzu bat ere eskatu eibar elgoibar eta deba donostia egiten duten autobusetaz ari naiz egin diren eskaera bakarrak herrien artekoak izan dira sekula ere ez

herritarrei eta garraio publikoa erabiltzen dutenei eskaintza eta zerbitzu onena eraginkorrena modernoena eta zabalena ematea da jasangarritasuna beti kontuan izanik zerbitzuak hobetzeko etengabe ari dira lanean

politika jasangarri baten ardatza herritarren ahalik eta

publikoa erabiltzea bada eta garraio pribatuaren erabilera murriztea bada denok jadanik ezagutzen ditugun arrazoiengatik nola ez zen ba benetako premiarik egongo balitz

ezarriko galdera honen erantzuna urteetako lanak adierazten du eskaera hau luzatu zenean euskotreneko eskaintza batzordeak erabaki zuen

estimatutako eskaria ez zela trenbide zerbitzu bat abian jartzeko modukoa hala ere ekitaldi berezien beharrak betetzeko zerbitzu batzuk jarri ziren batez ere kontzertuetarako eta ez zen ia eskaerarik egon betebehar berezi hauek betetzeko egokiagoa ikusi zen errepide bidezko zerbitzua euskotreneko

baloratzen eta ikertzen ditu zerbitzuak eta hauen eragina batzorde hau teknikariek osatzen dute adituek gaian adituak direnek osatzen dute zerbitzuak eskaeraren arabera antolatzen dira gau osoa kontuan edukita egoera baikorrenean ehun eta hirurogeita bi bidaiariez gabiltza berbetan

ehuneko hamareko indizea lortzen da eta

ehuneko berrogeikoa da guzti hau horrela izanda zerbitzuak suposatzen duen kostuak zeresan handia eta garrantzitsua du hau ez dugu guk esaten teknikariez osatutako

euskotreneko eskaintza batzordeak baieztatzen du errentabilitate ekonomikoa eta erabiltzaileen onura ez lirateke zerbitzu honekin bermatuko kontuan eduki behar dugu kalitatezko garraio publiko eraginkor eta erabilgarri bat mantentzea errentagarria ekonomikoki eta gobernuak gai honetan esfortzu handia egiten duela hala ere bai da errentagarria gizartearentzat

azken honek izugarrizko garrantzia du erabakia hauek hartzerako orduan baina esan dudan bezala kasu honetan eskatzen den zerbitzu honek ez du bigarren baldintza betetzen ez du bigarren funtsezko helburua betetzen erabiltzaileei garraio zerbitzu onenak ematea nahi badugu honek ez du esan nahi konponbidea trena izan behar dela bai edo bai

zentzu guztietan eraginkorren betetzen duten garraioak aukeratzean asetzen da foru aldundiak eta gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak erabaki zuten eskaera horri erantzuteko autobus zerbitzua zela egokiena

eta gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren erabakiak euskotreneko eskaintza batzordeak ikerketen ondorioz hartutako erabakia indartzen du hiru erakundeen azterketek puntu berdinera erabaki amankomunera eramaten gaituzte zeozergatik izango da hala ere euskotrenek zerbitzu bereziak eskaintzen ditu ekitaldi bereziak daudenean bidaiariek zabala izateko errealaren partiduak eibar futbol taldeko partiduak kontzertuak jaiak ikuskizun bereziak ez ohizko ekitaldiak eta abar

bidaiariaren eskaera betetzea da eta eskaera horiek trenez edo autobusez betetzen dira aukera biak daude garraioa egon badago garraioetan adituak direnek hau bermatzen badute beste gai batzuetan egiten den bezala datuetan eta beraien esperientzietan oinarritu behar gara eta oinarritzen gara oraingoan ere bai bi mila hamabostgarrena joan zen urtean euskotrenek ehun eta hogeita hamalau egunetan baino gehiago bete zituen zerbitzu bereziak larunbatetako eguneko eta gaueko bidaiak indartu zituen

euskotrenen eta euskotreneko eskaintza batzordearen zeregina gero eta zerbitzu hobeagoa lortzea da eta horretan dabiltza lanean egunero

gobernuaren eta garraio sailaren helburua helburu nagusia zerbitzuak beharrezkoak direnean eta era eraginkorrenean ezartzen dira baita zerbitzu bereziak ere baina eskaerak ondo aztertu behar dira erabakiak hartu baino lehen

zuzenketari aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria michelena jauna zurea da hitza

entre san sebastián y zumaia tramo urola kosta

zumaia zarautz orio y usurbil suman

eskerrik asko michelena jauna erantzunen txandara pasatuz elola jauna

esplikatu diguzu jasangarritasuna zer den baina funtsean eta orokorrean zuk

zehazki niri gustatzen zaizkit zuei gustatuko zaizuen bezala gustatuko zaizu garrantzi esan duzu ez da errentagarria ekonomikoki hori izan da zure azkenetako hitza azkenetako hitza

otamendi andreari otamendi andreak aipatu du eta esan du zenbait kontsulta edo herritarrekin hitz egin duzuela eta

garraio hau edo gau trena indartzekoaren beharra

nik hemen erakutsiko dizut herritarrek herritarren ordezkariek eta hau dokumentu ofiziala da

zarauzko udalak aho batez michelena jaunak esan duen bezala aho batez

aho batez onartu zuten eskaera hau eta zumaian ere

zuen herrietan politika bat egiten duzuela aurre ez egiteko

erabakiorra den ganbara honetara etorri eta

baina herritarren ordezkariak zinegotziak eta alkateak dira

orain bi urte orain bi urte eskatu zuten eta oraindik eskaera honi legebiltzar honetatik ez zaio erantzunik eman ez jaso den edo ez baita ere beno zuen erdibidekoa

y ri buruz ari ginela oker ez banago esan zenidan zuek zer nahi duzue idi eta

eta orain zuek trenaren gaietik eta beraiek zuekin

garraio garbi bat izanda garraio jasangarria izanda zuek orain zoazte errepideetara gasolinara

hori al da zuen ingurugiroaren errespetua nik uste dut pausu handia eman duzuela eta zuek eman duzuena pasa egin zarete

eta autobusetako nik michelena jaunak ezagutzen duen bezala ingurua guk ondo ezagutzen dugu

baina ez da egokiena eta guk nahi duguna da besteek dutena ez lehen aipatu dut besteek ez dugu gehiago nahi eta onurak eta kostua ekonomikoa baldin bada onurak sozialak dira lehengoan aipatu nuen baita ekonomikoki gure ingurua kostaldea indartzea bai ostalaritza bai komertzioa herritarrek aukera izan dezaten eta otamendi andrea ez beldurrik izan zarautzetik debatik donostiara joango ote diren aukera berdina

eta donostiatik ekarriko ditugula debaraino eta

bihurtzen bada handik aukerarik ez dutelako kostaldera joateko irekitzen badugu donostiara ate bat

eta denetatik etor dezaketenak debaraino herriz herri aberastasuna hori da eta hori ekonomikoki baloratzen bada

bukatzen dut lehenengoko denbora orain pixkat badidazu

hitzak hartuko ditut nireak egingo ditut eta eskatuko dizuet ohikoa ez bada ere hausnarketa bat egiteko eta gure mozioa onartzeko lehen iker casanovak zorte izan du ea nik ere berdina dudan

eh bilduren ordezkaria otamendi andrea zurea da hitza

soilik boto azalpena egiteko eta bertatik egiteko asmoa neukan baina

egun zinegotzi bat den batekin zarauzko kasua konkretuki aipatu didazu

hona zerbitzuetan hobekuntzak eman dira ez dut esan

proposamen horren aurka ezta gutxiagorik ere uste dugu zerbitzua eman beharra baldin badago eman egin behar dela kontua da

aurrekoan sailburuak eman zituen datu horien arabera

zerbitzu hori ematea goazen egitera azterketa serio bat ez zaigu iruditzen eta esan dut ez zaidala iruditzen egindako azterketa hori serioa denik serioa esan nahi dut ez direla hainbat

kontutan hartu beharko zirenak gure ustetan horregatik zure proposamenaren

ez gaude egia da ez gaude zuen proposamenaren aurka eta abstentziora joko genuke baldin eta aukera ez balego

behar beharrezkoa ikusten dugun azterketa hori ez dela irtengo eta lehentasun osoz

eta hor jasotzen baldin bada eta herritarren eskaera hori baldin bada azterketa benetan serio bat egin eta gero jarriko genuke martxan zerbitzua

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria juez andrea zurea da hitza

eskerrik asko edo nik ez dut ondo azaldu edo didazue onartzen dizut errentabilitate ekonomikoaz hitz egin dudala egia da

ere onartuko didazu errentabilitate sozialaz hitz egin dudala baita ere

horri ematen diogu lehentasuna eta galdetuko nizuke beste askotan erabiltzen badituzue froga bezala argudio bezala

eta langile publikoek egiten duten lana aurkezten dituzten txostenak eta abar zergatik oraingoan ez dituzue aintzat hartzen bai euskotreneko eskaintza batzordeak egiten dituen azterketak egia da

eskatzen dugu azterketa horiek berristu egin behar direla lan sakon bat egin behar dela erabakia hartu baino lehen uste dut denok bide berdinean goazela

ez badago beharrik zertarako zerbitzu hori ipini orduan onartuko didazu errentabilitate soziala bermatzen gaudela eta eskerrak otamendi andreari ze uste dut biok

azterketa bat egin behar dela erabakiak hartu baino lehen eskerrik asko eskerrik asko juez andrea amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria

elola azpeitia jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hamabost

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian ameriketako estatu batuen eta kubako errepublikaren arteko harreman diplomatikoak berraztertzeari buruzko adierazpen instituzionala irakurriko dut

errepublikaren arteko harreman diplomatikoak berrezarri egin direlako hain zuzen gauzatu direnak barack obama presidenteak

hala nola poztu egiten da kuba eta europako batasunaren arteko elkarrizketa politikoa eta elkarlanarengatik el parlamento vasco considera que estos avances

y sin ninguna abstención legebiltzarrak iritzi dio honakoa mundu osoko herri eta gobernuen adierazpen irmoa dela eta adierazpen horretara gehitu nahi da kubako herriarekiko lotzen gaituzten gertutasun

eta lotura historikoengatik ameriketako estatu batuetako presidentearen bisita edo kuba europar batasunaren

itxaropenari tartea uzten diote gerra gabeko mundua lortzeko bidean eta herrien arteko harremana bakean anaitasunean elkartasunean eta askatasunean oinarritu